celaá andrea objetibotasuna tolerantzia neutraltasuna eta diskriminazio eza

behin baino gehiagotan esan dut gobernu honek konfesionala ez den hezkuntza sistema baten aldeko aukera egiten duela sistema horrek aipatutako irizpideak ditu oinarri

horrez gain ondo dakizu eusko jaurlaritzak ikastetxeen autonomiaren aldeko apustu argia egiten duela ikastetxeen autonomia errespetatu eta bultzatu egiten dugu horrela bada

guk hainbat eta hainbat ikasgai sartzen ditugu eta ikastetxeak izango dira beraien autonomiaz baliatuz ikasgai batzuk edo besta batzuk aukeratuko dituztenak eta ondoren ikasleak edota eta beraien familia izango dira ikasgaien hautaketa egingo dutenak por tanto

hemos tenido una eskerrik asko celaá andrea uriarte andrea zurea da hitza

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera julen arzuaga

ertzaintzak behar duen eredu polizialari buruz arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on denoi

hilaren lauan tolosara bidean lanera zihoan ertzain batek kamioi gidari bat tiroz

trafikoari buruz haien arteko liskarra baten ondoren

jesús madrigal burgosen familiari gertakaera larria horren harira juan calparsoro fiskal nagusiak ohartarazi zuen ertzaintzak behar duen eredu polizialari buruzko

beharraz seguritate inguruko jardunaldi batzuetan fiskal nagusiak gertakaera hilketatzat hartu zuen eta adierazi zuen hitzez hitz hausnarketa egin behar da aztertzeko

polizia sortu dugun eta zer nolako baliabideak ematen zaizkien ertzainei euren funtzioa bete dezaten hau eta beste gertakari larri batzuk adierazten duten moduan

defendatzen du gogoeta hori egitearen beharra poliziaren eredua hausnarketa orokor hori bultzatuko du segurtasun
sailak eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea arzuaga jauna

gure polizia eredu berriaz hitz egiten zuk ere maiz erabili izan duzu kontzeptu hori polizia eredu berriarena baina

gertakari larri hau hartzen duzu salbuespenezkotzat eszepzionaltzat edo

baita ere segur aski ertzaintza iraganean egindako

agian iñigo cabacasena ere isolatua egun hauetan herri harresietan ikusten ari garen

beste egunean sindikatuak etorri ziren batzordera eta

zeudela baita ere isolatuak izango direnak eta baita ere eszepzionalak izango

akantonatua mantentzea eta baita ere ertzaintzaren hainbat eskumen zapaltzea edo isolatua agian izango da baita ere

mailako polizia kontsideratzea nik gertakari

metaketa horietatik argazki bat ikusten dut eta nik argazki hori ikusita pentsatzen dut hau ez dela herri honek merezi duen

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

hemezortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina bi mila hamabosteko ekainaren hamairurako guardia zibilaren aurka deitutako escrache ari buruz

que regula su ejecución eskerrik asko beltrán de heredia andrea maneiro jauna zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina ordezkapenetan
euskarazko osasun zerbitzuak bermatzeari buruz ubera andrea zurea da hitza eguerdi on

gaur da eguna darpón jauna osakidetzan oraindik ere ordezkapenak egiterako orduan ez direla betetzen eta errespetatzen ordezkatu beharreko lanpostuaren baldintza edota irizpideak euskarazko zerbitzuetan bereziki kalitatezko

hizkuntza eskubideak errespetatu eta betetzen dituena delako hau da kalitatea kalitatearen barruan hizkuntza irizpideak ere txertatuak daude hemen ezin dugu egin kalitatea albo batean eta bestean hizkuntza eskubideak eta ikusten duguna da ordezkapenak egiterako orduan osasun arloko profesionalak ordezkatzerako orduan

elebidunak jarri beharrean elebakarrak ordezkatzen direla besteak beste hirurogeita zazpi barra bi mila hiru dekretua eta osakidetzako

aipaturiko egoera udako opor garaian larriagoa izaten da eta momentu honetan udako atarian gaude uda sasoia ate joka dugu

arazo berdinarekin aurkitu gaitezke badakigu hau ez dela bakarrik udako kontu bat edo oporretako kontu bat urte osoko kontua da baina egoera hau larriagotu egiten da uda sasoian gogoratu iaz hainbat herrietan

euskaldunak diren guneetan eta lehentasunezko unitateetan zer gertatu zen makina bat arazo izan ziren

ez zirelako mediku eta pediatra euskaldunengatik ordezkatu gure taldeak aurreko urteko udako ordezkapenetan izandako

eta erantzunak ere jaso ditugu eta hainbat agerraldietan ere afera honen inguruan agerian geratu dira osakidetzan ematen diren kontratazio irregularrak eta hori nabarmena da datu objektibo bat da zuen erantzunetan

erakunde sanitario integratu barik lanpostu zehatzen lotu gabeko behin behineko kontratazioak egiten ditu salto

irregularrak egiten ditu edota kontratazioa egiterako orduan ez da kontutan hartzen hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data kontua da lehen esan dudan bezala bi mila hamabosteko uda atarian gaudela

makina bat kontratu egingo direla eta hainbat herrietako osasun zentroetako kalitatezko osasun zerbitzuak kolokan jarriko direla kalitatea kolokan jarriko da baldin eta ordezkapenak egiterako orduan langile euskaldunak ez baldin badira langile euskaldunengatik ordezkatzen oso kontziente gara mahaigaineratu dugun

osakidetza euskalduntzearen zati partzial txiki bat dela arazoa askoz ere integralagoa da sakonagoa da eta eskatzen du ere

eskatzen du formakuntzan esku hartzea eta abar luze bat

gure taldeak makina bat proposamen egin dituena eta zuek ere urratsak ematen ari zaretenak baina tira egoera honetara iritsita

egonda beharrezkoa ikusi dugu osasun sailari galde egitea udako oporren ordezkapen horren aurrean jakin nahi dugu ea zein den egin duen planifikazioa edota zein neurri hartuko dituen ordezkapenetan euskarazko osasun
zerbitzua bermatzeko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on guztioi ubera andrea gaurko honetan

euskarazko osasun zerbitzuak bermatzeari buruz galdetzen didazu konkretuki zein neurri planifikatu edota hartuko dituen osasun sailak ordezkapenetan euskarazko osasun zerbitzua bermatzeko nahi dituzu ezagutu

sail honen eta gobernu honen interesaren eta biek euskararekiko duten konpromisoaren ondorioa da hain zuzen euskara osasun zerbitzuen kalitatearen funtsezko osagai gisa hartzea como ya le he dicho

irtenbideak zenbait prestazio ezin dira eskaintzatik kendu eta halakoetan

pentsatzen nuen neurririk ez zenuela iragarriko baina bueno poztekoa da mahai gainean jarri dituzun

aitortu horrela egiten denean ere gauzak bide horretan jarraitu behar direla eta behintzat urratsak ematen bagoazela

bai galdetuko nahiko genuke eta bigarren txandan jakin nahiko genuke ea instrukzio hori noiz iritsiko den erakunde sanitario integratuetara garrantzitsua baita kontratazioak bertatik bideratzen direlako eta

argi izatea funtsezkoa iruditzen zaigu eta hor bai eskatuko genizueke tinkotasunez jokatzea kontratazio irregular gehiago ez emateko zeren zuk aipatu duzun bezala ez da bakarrik kategoria batzuetan edo batzuk baizik ikusi dugu

irregularrak eta kategoria bat baino gehiagotan hau da ez da salbuespena izan ez da despiste bat izan beraz aipatu duzun neurri hori urgentziaz hartzea eta benetan tinkotasunez aurrera eramatea eskatuko genuke kalitateari

ikusi dugu osasun sail honek eta jaurlaritza honek eman dio aldaketa eta dagoeneko bere egiten du eta onartzen du hizkuntza eskubidea kalitatearen baitan dagoela eta ez dagoela osasun zerbitzu kalitatezkorik hizkuntza eskubideak errespetatzen dituenik aipatu duzu poztu egin zarela guk hori aitortu izana zoritxarrez oraindik ere hori osasun zerbitzu batzuetan eta gutxietan

hori betetzen den tokietan inportantea udako oporretan ere bermatua izatea eta hori behintzat errespetatzen ahalegindu beharko ginateke

zabaltzea gainerako erakunde sanitario integratu guztietara eta osasun zerbitzu guztietatik aipatu duzu eta hor bai eskatu nahiko nizuke

nire hitzak nik esaten nuenean arazo partziala edo txikia dela oporretaz ari nintzen

gu orain kokatu gara udako sasoian ordezkapen gehienak eta portzentai altuenean oporretan ematen direlako baita urte osoan zehar ere baina arazoa benetan esku artean daukaguna larria da beraz

funtsezkoa dela eta eskatzen ari ginena minimoa zenez zerbitzu euskaldunak direnak ere opor garaian zerbitzu euskaldunak eta kalitatezkoak izatea

profesional euskaldunengatik bermatzea eta hori lehentasun irizpide izatea eta

noski gero malgutasunez jokatu beharko dugula eta horretarako irizpiderik egokienak bideratu beharko ditugula langileen eskubideak

aukeratzeko eskubide hori ere bermatua izan dadin baina batez ere

zerbitzua ere bermatzeko zer gehiago eta zentzu horretan iruditzen zaigu inportantea dela planifikazioa planifikazioa eta arazoari sakontasunean

eta zentzu horretan iruditzen zait oraindik ere nahiz eta urrats batzuk eman diren asko daukagula egiteko eta zentzu horretan osasun sailari eskatu nahiko genioke benetan

neurri horiek eskatzen duten sakontasunarekin eta seriotasunarekin

aipatu duzu negoziazio mailan jarriko dituzuela

aipaturiko neurriak garrantzitsua da ere parte sozialarekin adostea badakigu apirilak hogeiko mahaian dokumentua mahai gainean jarri zela

lortu edo ez zela horretaz hitz egin administrazioak esan zuela apirilak hogeita bian

noski gure lehentasuna izan behar dela parte sozialarekin adostea eta gauzak modu eta adostuta elkarlanean bideratzea

badira printzipio batzuk eskubide batzuk ere bete behar direla eta iruditzen zaigu hizkuntza eskubidea

ezin dela kolokan jarri bai hau da eskubideak ezin direla kolokan jarri eta hori gauza guztien gainetik egon behar dela

hogeigarren puntua interpelazioa eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

eskerrik asko eguerdi on sailburu jauna gure

nabarmentzen dugun bezala orain dela gutxi pasa den astean zehazki osasun batzordekideok aukera izan genuen hepatitisa duten gaixoen arabako elkarteko ordezkarien azalpenak entzuteko behin eta berriz osasun sailburuaren iritzia plataforma horren inguruan publikoki eta kontrol bilkuran darpón jaunak esandakoaren arabera

izango litzateke sailburuak ez du konpartitzen prentsaurreko batean plataforma horren ordezkariek

edo darpón jaunak ez du konpartitzen prentsa aurreko horretan erabili zen kontzepturen bat hori argi geratu da gaur haratago joatea genizueke eta horrek zera esan nahi du gaurko bilkurak argitasun gehiago eskatzen duela gauza bat argi geratu zaigulako

duten gaixoen iritzien artean eta zure adierazpenen artean alde nabarmena dagoela landu beharrekoa geuk guztiok landu beharrekoa

galdetu genizun gaixoen ordezkarien eta osasun sailaren artean egindako bileren inguruan zuk erantzun zenuen eurekin biltzen zaretela baina jakin dugu hori ez dela egia

hepatitisaren planaren gizarte eta herritarron parte hartzeko komitea deritzona

buena noticia para nuestro grupo beste aldetik kezkatzen gaitu behin eta berriz plazaratu dizugun zalantza batek gaur egun espezialista batzuk

jaurlaritzak publikoki esaten duena egia ez dela salatzeko

nahiz eta espezialista batzuk euren irizpide medikuaren arabera botika berriak eskatu esaten dute

eta hori horrela bada oso larria iruditzen zaigu eta aldiz egia ez bada gure ustez argi eta garbi

esan genuena errepikatuko dugu hemen duzue gure eskua luzatuta arazo horri aurre egiteko azken finean

eta gure aburuz gatazka hau gainditzeko eta pazienteen onura bilatzeko estrategia mankomuna bilatu behar dugu denon artean jaurlaritzarekin batera denok

argitasun osoz hitz egin behar dugu bestela gatazka areagotzen da eta dauden kontraesanak gero eta nabariagoak izango dira

zulaika jaunak esan zuen bi mila hamabosteko urtean zehar

inguruko argitasun falta eta berriro ere kontraesanak ulertuko duzu gaurko interpelazioaren zergatia eta beharra horregatik jakin nahi dugu zer egiteko asmoa du jaurlaritzak antibiral berria jasotzeko beharra duten gaixo guztiak berehala egoki

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok blanco andrea

gu tratamendu egokia ematen ari gara ehun hepatitisaren aurrean ikuspuntu zientifikoki batetik

zuek politikoki ere tratamendu egokia eskaintzea alegia manipulaziorik eta etekin

y los demás eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna

medikamenturik onenak eta berrienak orain eta beti eta edo jakin beharko zenuke eta oraingoan ere hori da egiten ari garena erosi eta eskaini gure hitza eta gure lana bete zuek ere

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitabatgarren puntua galdera txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideok sarasua anderea

sarasua andrea darpón jauna zurea da hitza bueno le agradezco la reflexión

nuestra vocación eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitabigarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak

zurea da hitza bai eguerdi on guztioi

kontrol pleno honetako lehenengo galdera erantzun duzunetik

harridura maila ez da jaitsi eta ez da jaitsi

baina horretaz gain eta hori da larriena guretzako diskurtso faltsu bat eraikitzen jarraitzeko eusko jaurlaritza ez dagoelako lerrokatuta europar batasunak klima aldatzeko borrokatzeko duen estrategiarekin eta badakizue europak bi mila hogeigarrena urterako berotegi gasen isuriak ehuneko hogeita hamara

ehuneko berrogeia bi mila hogeita hamar urterako eta ehuneko laurogeia bi mila berrogei urterako

mila bederatziehun eta laurogeita hamar urtea erreferentzia harturik horrek dira eusko jaurlaritzaren konpromisoak ez noiz ikusi ahal izango dugu jaurlaritzaren klima aldaketarako behin betiko estrategia

edo apiriletik eskegita dagoena hori da behin betiko estrategia edo komunikabideen bitartez ezagutu duguna hori da behin betiko

estrategia eta azkenik komunikabideetan publiko egin dituzun helburuak betetzeko zeintzuk izango dira emango diren urratsak

bai egun on berriro ere legebiltzarkideok denbora oso murritza denez eta gaia oso mamitsua bakarrik

honen inguruan gainera irailean izango dugu monografikoki hau eztabaidatzeko

lehenengo ideia aldaketa klimatikoa ez da gaurko kontu bat eusko jaurlaritzarako orain aurkeztu dugun estrategia bigarrena da lehenengo estrategia bi mila zortzi bi mila hamabi urtetik egin zen eta bere emaitzak